arratsaledon gustioi berriro ekingo diogu osoko bilkurari

euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena

aurreikusitako prestazio ekonomikoen eskabideak aurkezteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

taldearen txanda da garrido anderea zure da ekimena aurkezteko eta aldezteko

arratsalde on lehendakaria sailburua eta hemen zaudeten legebiltzarkideok

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandan sartuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den

mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

de totalidad nada más eskerrik asko maneiro jauna

lanbide dugu eztabaida gai legebiltzar honetan oraingoan diru sarrerak bermatzeko errenta eskatzerakoan hainbat herrietako gizon emakumeei

ipintzen da eztabaidarako lanbideen dauden arazoak gure ustez askoz larriagoak dira zalantzarik gabe

osagarria jasotzeko baldintzetan eta diru kopuruetan behin baino gehiagotan esan dugun bezala egindako murrizketak edo zenbat denbora hau da epeak zein epeetan pasatzen den eskariak erantzuten nola uzten diren hainbat pertsonak prestaziorik gabe zein erraz edozein zalantza dagoenean horiek dira gure ustez benetako arazoak eta erantzun beharrekoak zer egin dezakegu ere orientazioaz formazioaz

por parte de las diferentes administraciones egia da udaletxe gehiago daudela lanbide bulegoak baino hori

bidezkoa izan daitekeela iruditzen zaigu baina ez nahikoa horregatik guk beste bi puntu gehitzea proposatzen dugu gure

arazo larriena ez baita gure ustez eskaerak non erregistratu nahiz eta hurbiltasuna inportantea izan garrantzitsua izan garrantzitsuagoa da guretzat dokumentazioa aurkeztu

ongi azaltzea zer egin behar den eta hor dagoen pertsonak langileak ondo jakitea nola tramitatu behar den eta zein den prozedura osoa

berme guztiekin egiten ez baldin bada arazoa areagotu egin dezakegu

eta horretarako udaletxeetan edo beste momentu batean beste administrazio batzuetan horrelako bulegoak ipintzen baldin badira baliabideak ipintzea

bide horretan eta aipatu dudan bezala inportanteena da erregistratu bai

bermatu eta gero tramitazioak azkar egitea epeak errespetatzea azken batean ebazpenak lanbiden esku daude

lanbideko zerbitzua baldintza egokietan aurrera eramateko eta langile horiek esaten dugunean ez gara hitz egiten

bezala kontratu herriak egitea baizik eta langileak hartzea zuzenean lanbiderako

lanbide bulego guztietan uste dugu badela garaia erregistro iraunkorra ziurtatzea

hori ezinbesteko gauza bat dela gaur egun ez dagoena eta gainera gaur egun eskatzaileei ez zaie ematen haiek emandako

ezin da frogatu ere paperak entregatu diren ala ez ez dago modurik horren ondorioz erreklamazioak jartzeko modu egokian eta iruditzen zaigu hori ere konpondu behar dela laburbilduz guk proposatzen genuena egia da

udaletxeak daudela egoera askotan hurbilago

egin ohi da baina horretarako baldintza batzuk bermatu behar direla

erregistroak ondo funtzionatu behar duela berme horiek benetan

aprobetxatuko dut ezagutu dugun edo adostu den bai alderdi sozialistaren aldetik eta

horrelako proposamenak gure ustez hor ez da ezer zehazten

iruditzen zaigu ez duela suposatzen inolako aurrerapausorik hori egiten denean hobetzen denean funtzionamendua

hobetzeko neurriak hartzen direnean epeak betetzen direnean erregistroa benetan ipintzen denean

baloratzeko eta eztabaidatzeko ondo egiten ari den ala ez baina bitartean

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andreak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea arratsalde on sailburu legebiltzarkide guztioi alderdi popularrak aurkeztutako legez besteko proposamenak

berriz aldatzea proposatzen du euzko abertzaleak taldea ez dator bat eskakizun horrekin behin baino gehiagotan esan dugun bezala

eta berriz aldatu lege hau urte luze bat daroa indarrean beraz gure ustetan ez da egokia orain aldaketa prozedura batekin hastea

esta iniciativa gure taldeak argi zeukan eta sarritan esan genion zabaleta sailburuari

eta etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria lanbiden tramitatzeak arazoak ekarriko zituela hobeago izango litzatekeela lehenengo lanbiden martxan jartzea eta urte bat beranduago adibidez prestazio

esku uztea ez ziguten kasurik egin prestazio bi hauen tramitazioak

nahiko argi daukagunez eta sailburu beraren hitzetan

lanbide beraz esan dugunez ez gatoz bat ppk proposatutako legearen aldaketarekin pero sí estamos preocupados muy preocupados

como paso previo a su integración laboral amaitzeko lanbidek ematen duen zerbitzua errazteko eta hobetzeko gobernuari eskatzen diogu

lanbidek langabe daudenei zerbitzu pertsonala eta zuzena eman behar die ahalik eta lehen lanean hasi daitezen lanbidek formakuntza indartu beharko du enpresekin hartu eman estuagoak izan beharko ditu hauek

langileen bila eta enplegarritasuna igo arte lanbidek

eta etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarriak tramitatzen jarraitu beharko ditu era egokian eta arinean txarren pasatzen ari diren pertsonei laguntzeko baina beti gogoan edukita azken helburua lana lortzea dela

eskerrik asko arregi andrea erantzunen txandan sartuz
euskal talde popularreko ordezkaria den garrido andreak dauka hitza bai presidente

eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den sánchez anderea zurea da hitza

hitzik hartuko eh bilduren ordezkaria arrondo andreak dauka hitza

lehenengoa berrestu nahi dudala berresten dudala ez gatozela bat orain ere esan diren hainbat gauzekin eta aurreko

ezarri ziren murrizketekin ez errenta jasotzeko baldintzetan zeren hor ere kaltetuak irten ziren pertsona asko

bigarren puntua aipatu nahi dudana da eta bereziki eajko ordezkariari

legearen aldarrikapen sutsua egiten eta legearen aldaketaren inguruan

nioke gauza pare bat legeak aldatzen dira edo aldatu behar dira eta derrigortuta egon beharko ginateke aldatzea gainera txarrak baldin badira edo hobetzeko aukera baldin badago

beraz legeak ez dira sakratuak legeak gu geuk egin ditzakegu

batzuetan gainera legeak aldatzen dira oso errez interesen arabera

eta bestela ez baldin badira aldatzen dekretazoen bidez bertan behera uzten dira baita ere dida batean beraz ez dezagun sakralizatu modu egokian eta eztabaida baten bitartean aldatu daitezkeen gauzak badakit ez dela

aipatzen den legearen ez dakit zer gauzak aipatu nahi nuen puntu hau eta azkena lanbideren aldaketa beharraren inguruan egia da guk behin baino gehiagotan esan dugu ere gu ere oso kezkatuta gaude lanbiden

eta beraz aldaketa horiek egiterakoan eta zer gauzak eta zertarako planteatu behar diren edo egon behar diren gauza bakoitza prest egongo gara eztabaidarako eta edozein zalantzarik gabe aldatzeko aldatu behar dena benetan

eta prestazio hauek jasotzeko baldintzak eta medioak eta bitartekariak eta dena hobetzeko helburuarekin
egiten baldin bada eskerrik asko

guk ez ditugu legeak sakralizatzen eta ez da hori gure asmoa guk uste duguna da segurtasun juridikoak ere bere garrantzia duela eta gauzak argi egon behar direla eta legeak ezin direla aldatu orain ni nagoelako eta orduan hau ez zaidanez gustatzen

baina marko juridikoak ere badauka bere garrantzia eta arauak ere errespetatu egin behar dira eta ikus dezagun zelan dabilen eta denbora bat ere bai behar dira gauzak funtzionatzen hasteko eta

ez dagoela ondo egongo da aukera aldatzeko baina

ez dugu uste momentu honetan horrelakoetan sartu behar garenik hori ez da legeak sakralizatzea

beharrezkoak diren legeak eta gure konpetentzien barne aldatzeko

egia da hobeagotzen ari dela funtzionamendua ez daude zeuden kolak eta hori

epeak ere laburtzen ari dira badakigu ez dela nahikoa

sailak horretan argi dauka bere erantzukizuna eta horretan jarraituko duela

eskerrik asko eskerrik asko arregi
eztabaida amaituta botoetara jarriko dugu euskal talde popularraren legez besteko

euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketaren batgarrena eta bi puntuak bozkatuko ditugu

lehenengo batgarrena puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabi bai berrogeita hamabi abstentzioak hogeita bi ondorioz batgarrena puntua onartuta geratzen da bigarrena puntua bozkatuko dugu

bozketa amaitzeko hirugarrena puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabi bai berrogeita lau abstentzioak

geratzen da gai zerrendako seigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena kutxabanken gizarteekintza mantendu eta indartzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

proposamena egin duenaren txanda da isasi jauna zurea da ekimena aurkeztu eta aldezteko

joan den asteartean legebiltzar honetan europako ongizate estatua

juan manuel cabasesek nafarroako unibertsitate publikoko ekonomia aplikatuko

legebiltzarkideok erantzukizuna daukagula erabakiak hartzeko egoera hobetu dadin legebiltzarrean erabaki behar dugula

horretako hizlariek gogorazi ziguten legebiltzarkideok daukagun ardura eta erantzukizuna gizartearen ongizatea defendatzeko eta garatzeko

gonbidaturik etorritako hizlariek horren argi eta irmo esatea zer den legebiltzarkideon ardura eta erantzukizuna ez da ohikoa inondik ere gonbidatuek etxeko nagusiei esatea euren etxean zer egin behar duten eta gainera eskatzea egin dezatela edozelan ere hotz hotzean pentsaturik hizlari haiek eta herritar orok

legebiltzarkideoi gogoratzeko zein den gure betebeharra zerbait

legebiltzar honetan edo beste barik ez dugu egiten egin behar genukeena ez dezagun ahantzi herriaren hautetsiak garela herriarenak alegia

herritarren ongizatea eta herritarren eskubidea noski

bilduk aurkezten dugun legez besteko proposamen honetan erantzukizunez jokatu nahi dugu proposamenaren muinean bi ideia nagusi azaldu nahi ditugu bat herriaren

lortzeko finantza erakunde sendoa gardena eta konprometitua behar dugula eta bi gizartearen beharrizanetarako finantza erakunde horrek gastu sozialetan ekarpen esanguratsua egin behar duela seguru asko

izaeraz eta betekizunaz hitz egitera gure jarduera estrategikoa

oinarritzen da eta finantza taldea osatzen dugun erakundeok prozesuak politikak eta zerbitzu zentral amankomunak partekatzen ditugu

ekonomiak eta irabazi jasangarriak lortzeko gure bezeroak dira kutxabanken lehentasun nagusia gure negozio eredua hurbileko

luzeko harremanean finkatzen baita norbanakoarekin zein inguruko epeekin kutxabanken

atzera emateko konpromisoa hori gizarte ekintzen bitartez egiten dugu norberak bere jatorriko

herritarrak dira kutxabankeko bezeroak arabako bizkaiko eta gipuzkoako herritarrak egongo dira beste lurraldetako herritarrak seguru

dira kutxabanken lehentasun nagusia izan beharko lukete behintzat enpresak

herritarrek izan behar dute kutxabanken lehentasun nagusia kutxabank

badakigu baina ez edozein berezia da bere

bere xedearengatik aurrezki kutxetatik sortu baita eta kapitalaren proportzio esanguratsua publikoa baita kutxabanken

gure jarduera abian jarri orduko aintzat hartu ditugu gure jarduera eremuetan garapen ekonomikoa soziala eta ingurumenaren

enpresen gizarte erantzukizuna hain dugu barneratua non gure balioen eta kulturaren zatitzat

gizartearekin hartua dugun konpromezuaren adierazgarria behin betikotzat negozio

arlo ekonomikoan prozesuak eta eragikera iraunkortasunarekin bidetik lerrokatzen dituena betiere

eta guztiz garbia eta gardena izanik horixe dugu hain zuzen ere gure ildo nagusia horiek dira hain zuzen ere kutxabankek berak

esandako horiek betetzea besterik ez diogu eskatzen legebiltzar honetan gogoratu nahi dugu jatorrizko aurrezki kutxak ez zirela elkarte anonimoak lukuru nahia ez zela beren helburu nagusia alegia izaera sozialeko xedea izan da aurrezki kutxaren egitasmoaren oinarria

horregatik aurrezki kutxek herritarren baliabideekin lor ditzaketen mozkinak

integrazio proiektuak pertsonen eta kolektiboen beharrizanak asetzeko ekimenak kultura jarduerak

aurrezki kutxetako gizarte ekintzari esker euskal herrian aurrezki kutxak eraiki genituen askoren ekarpenekin eta askoren lanari esker

kontrol soziala eta kutxen hurbiltasuna izan dira gure finantza erakunde horien ikur nagusiak

finantza erakunde konprometitua eta solidarioa izan gabe ez baita posible herriaren ongizatea eta gizarte solidario

eskola anbulatorioa eta kutxaren bulegoak dira gure herrietako

ohiko osagaiak eta aldi berean gizarte solidarioaren eta aurreratuaren eraikinak

banku publikoa eta etiko behar dugula defendatzen dugu

kontsideratzen dugu kutxabank eta aurrezki kutxak direla herriarengandik gertuen dagoen finantza erakundea badakigu jakin

haiei ere banku etikoari dagozkion ezaugarriak betetzea eskatzen diegu jakina baina banku horiek izaera publikotik

kutxabank banka publiko eta etiko eredutik ahalik eta gertuen egon dadila jarduera ekonomikoak babesteko eta sustatzeko bai

bai aurrerapen soziala lortzeko bai euskara bultzatzeko bai kultura sustatzeko bai ikerkuntza eta berrikuntza zabaltzeko bai eta ingurumena babesteko

aste honetan bertan arabako batzar nagusietan onartu dute eskatzea aho batez kutxabankeko administrazio kontseiluari joan den urteko vital kutxako gizarte ekintzako diru esleipen berdinak eman ditzala

krisialdian gaude atzeraldian murgildurik

egoera honetan herritarren lehentasunak ez dira banketxeen lehentasunak garaiotan ez datoz bat pertsonen beharrizanak eta bankeroen negozio mailak banketxeen mozkinak

ateratzeko irtenbidea finantza krisia banketxe handiek eragindakoaz sortu zen bankuek araudi argirik

finantza erakundeek edozein gauza egiten dute mozkinik lortzearren erakutsi digute ez dira erantzule bakarrak ez baina pobreziaren eta ongizatearen murrizpenaren erantzuleak badira kutxabankek bi mila hamabigarrena urtean pasa den urtean laurogeita hamalau

hori bai bostehun eta laurogeita bost milioi euro baino gehiago arrisku funtsetarako eta aktiboen galeretarako gorde ondoren ehuneko

hain zuzen ere alor horretan eta legeak agintzen duena

kutxabanken esaten dute zuhurtzia izan dutela irizpide nagusia zuhurtzia kaudimen zor eta bankuen

ausardia gastu soziala murrizteko lotsa handirik ez dute erakutsi gizarte ekintza eremuko aurrekontuak murrizterakoan

ez da zuhurtziari erakutsi mendekotasunekoekin kulturarekin eta enparaguarekin banku negozia

bai andreak bai jaunak banku negozioa

jarri dute eta egongo da norbait

izan behar dutela esan diezaiola horrek hori bere ondasun guztia galdu duenari banketxeen ustelkeriengatik

badagokigu ziurtatzea gastu soziala nahikoa dela eta ondo banatzen dela ez banketxeei batzuentzat

negozioa egitea gastu soziala behar dutenentzat

gizarte ekintza murrizketa jaun andreak ez da krisiaren ondorio soila izan

batez ere gestioaren ondorioa izan da eztabaida honek legebiltzarkide agurgarriok eztabaida politikoa bada ere badu bere alderdi etikoa ere krisia gure muturretan lehertu zenean denok aztoratu ginen

esaten genuen handinahikeria lukurreria zekentasuna eta harrokeria zeudela krisiaren sorburuan

horretako zerbait esaten zuela aurreko lehendakarien batek ahaztu ahal zaigu

ez gatoz banku negozioaren defendatzaile izatera bistan da

hori ere bistan da baina edozein kasutan euskal herria bilduk kutxabanken independentzia gura du jakina ez dugu uste espainiako banku sistemari

bat ere onik egiten dionik kaudimenaren zelaian jokatzen da banku negozioaren partida antza

ongizatearena eta duintasunarena zelai desberdinetan jokatzen da zelai honetan ere

eta guk eskatzen duguna beste gestio mota posible baita ez madrilek ez

hemen guk erabaki dezagun legez besteko proposamenean hiru gauza eskatzen du kutxabankek

aurrezki kutxen gizarte ekintzaren aurrekontuak bere osotasunean kutxabanken kasuan

gizarte ekintzaren norabidea lehentasunak estrategia orokorrak koordinazioa eta irizpide nagusiak erakunde publikoen ardurapean

jaurlaritza aldundiak eta bestelako erakunde publikoek finantzia erakundeekin harmonizatu behar dituztelako gastuen banaketa

nahiko nuke arabako batzar nagusietan gertatu den moduan legebiltzar honetan ere aho batez

hori eskatzen dizuegu euskal herria bildutik zalantzan nago ordea parteko interesak nagusituko zaizkizuela eta defendatuko dituzuela bere garaian finantza krisia sortu zituzten

guk bozkatu egingo dugu gure

bat baino gehiago dagoelako besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara sartuz euskal talde popularraren

euskal sozialistak taldearen ordezkaria den prieto jaunak dauka hitza

eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den gorospe andreak dauka hitza

isasi jauna hasteko hasi zara astean cabases jaunak hemen aipatutako

legebiltzarkideak ardura eta erantzukizuna daukagula

horrek esan gura duela zerbait ez dugula ondo egiten eta ziur

lan egiten dugu eta horretan egongo dira gauza batzuk zuzenagoak direna eta beste batzuk zuzendu beharrekoak baina nik hemen defendatu gura dut eta goraipatu gura dut

urteetan zehar andra eta gizon gizon gehiago lehen andrak baino

lana arduraz eta erantzukizunez

aprobetxatu gura dut aukera hau goraipatzeko hemen hogeita hamar urtetan egin den lana

eta eskubideak hori dela zuek

edo zuok edo uste duzuna legebiltzarkideok defendatzeko gaudela

guztiok nik uste dut hemen gaudenok guztiok herritarrak

guztiok herritarrek aukeratuta eta gure lan dena herritarrei zuzenduta dago baina

aurreko legealdian kutxen legea eztabaidatu zen eta zuen koalizioko bi alderdi politiko

gure legebiltzar taldetik javi carro legebiltzarkideak

gaia eta badakizu erreplikan zuon taldeko kide direnei zer esaten dizuen ba nik esango dizut señor maeztu devuelvan a los

inpositoreen errepresentazioa ehuneko berrogeita zortzitik ehuneko hogeita hamarera

herritarrak herritarrak guztiak guk

zalantzan jartzen alderantziz kutxabanken

atxikimendua lurrarekiko alderantziz goraipatzen dugu

kutxabankek hemen esan den bezala hiru akziodun ditu denok dakigu dagoeneko

kutxa eta vital kutxa hiru kutxa hauek kutxabanki pasa zioten

eta ordutik hona gizarte ekintza kudeatzea da kutxen jardun nagusiena bateratze akordio horretan erabaki zen gutxienez

hogeita hamara erabiliko zela kutxen gizarte ekintzarako izatez izan ere

eta ehuneko hogeita hamaretik gora zuzendu da gizarte ekintzarako gastu sozialaren murrizketaren arrazoia krisia da eta

inposatutako arauak zuk esaten duzuna baina bete beharrekoak espainia ere finantza erreskate testuinguruan inposatu diren arauak nahiz eta

kutxabank ez den erreskatatua izan bere kudeaketa onari esker

bere lehen kontuak aurkeztu zituen kutxabankek hainbat datu eman ziren adibidez emaitzaren ehuneko hirurogeita bosteko jaitsiera

jaitsiera honen arrazoi dira adibidez sektoreari exigitutako dotazio handiak zuk aipatu izan dituzunak bostehun eta laurogeita bost

birnegoziatu izana bere lana ondo egitea baina murriztu baldin badira ere irabaziak egon dira eta irabazi horiek

bankuaren jabe diren kutxen gizarte ekintza hornitzeko

eta dibidendu horiekin gizarte ekintza ordaintzen dute hemen esan den moduan

ehuneko hirurogeita bost jaitsi badira noski gizarte ekintzak ere jaitsiera nabarmena jasango du etekin txikiagoak

txikiagoa dakar eta dibidendu txikiagoak

gizarte ekintza txikiagoa dakar edozein kasutan ere bi mila hamairuan

lortuta diru gehiago zuzenduko dute gizarte ekintzara

aste bete dela aurkeztu eta onartu ziran gizartea aurrekontuak bbkn

bbkk esaterako eusko jaurlaritzaren ogasun eta finantza departamentuaren aldeko txostenarekin espainiako bankuari

bere dibidendu osoa hamabost koma bederatzi milioi euro gizarte ekintzara bideratu ahal izateko baimena eskatuko du

programatarako dago euskararako ingurumena zaintzeko kulturarako

bilduren legezbesteko proposamenean eta baita psoerenean aipatzen da kutxa

urtearekiko inolako murrizketarik onartu gabe eta hori ezinezkoa da

etekinen araberakoa delako ondo dakizuenez gure erdibideko zuzenketa guztiok daukazue dagoeneko eta irakurriko amaitzeko gaurko puntu

eskerrik asko eskerrik asko gorospe andereak zuzenketarik aurkeztu duten taldeen txandan mistoa upyd

presidente andrea damborenea jauna

gure ama pozik egongo da bere deituratik

zer nolako arreta jarri duzun nik esandakoan espero dut arreta gehiago jarriko bazenu

kutxabanken estatutuen pasarteak irakurri ditut damborenea kutxabanken webgunean aurki ditzakezue

irakurri ditut ere aurrezki kutxen araudietatik gizarte ekintzari

dut zuri gehiago ikastea arreta jarriko dizut errepikatu

aurreko batean esan zenuena funtzionamendua eta gorospe andreak ere

mozkinen araberako horrenbesteko proportzionala izaten da gizarte ekintzan jartzen dena eta jakina da

guk ondo ikusten dugunik orduan fijazioaz gero erantzungo diot

erakusten duena nik uste errespetu pixka bat merezi dugula hitz egiterakoan

baina dakien gure apurrean badakigu eta planteatu egiten dugunean zeren debate honetan dagoena azken buru eta bozketan ikusiko da

publiko solidario eta etikoaren alde zein dagoen eta zein ez

eztabaidatu behar dugunean gauzak nolakoak diren behin eta birritan errepikatzeak horrek ez du esan nahi hobeak edo okerragoak direnik

hemen legeak aldatzeko gaude aipatu izan ditu ibarretxe lehendakariaren

esaten zuen lukurreria eta handinahikeria izan zela krisiaren eta horrela gaude nik badakit negozioa banku negozioa ondo dagokiola kutxabanki pozten naiz

kutxabank eta aurrezki kutxak herri honekiko herriarekiko oro har eta herri honekiko

eta hori da hemen eskatzen duguna gehiagorik ez ez dugu eskatzen publiko egitea banku publikoa egitea eta administrazioaren menpean ez dugu besterik eskatzen jeltzale zaharren asaba zaharren kasuan

orain guk gure eskuetan daukaguna eta seguru nago jeltzale askok defendatzen duena orain eh bilduk defendatzen duena alor honetan seguru baina

hemen badira kutxabanken negozioetan nh hoteletan dituen inbertsioak edo zeltia elkarte anonimoak eta badira zenbait

izaera publikoko edo guk nahiko genuke banketxe baterako

zein nolako baliabideak ezartzen diren eta guk insistentziaz esango dugu

hemen eta oso desberdina ez dago maneiro jauna

bere talde misto talde bakarrekoa eta esaten duenean defentsa ni harrituta geratzen naiz

aurrezki kutxak hemengoak behintzat ez dira espainia modukoak eta hemen kontrol politikoa eta kutxen legea egin izan zenean azken momentuan zenbat urteetako hika mika eta eztabaidak alderdi politikoen artean lortzeko noiz gauzatu zen

eta zer udal hauteskundeak izan zirenean zertarako

baina hori beste eztabaida bat da hori da demokraziaren gaineko eztabaida orain

gastu horiek ahalik eta nahikoak izan daitezen

aurrezki kutxak eta ez dira banku negozioetarako egokienak

banku etiko eta solidarioa aldarrikatu planteatu behar dugu mozkina

eredu liberala eta horren arabera eta inbertsioa eta arriskua eta berriz ere

duen diru ahalik eta gehien ahalik eta

guk nahi dugu azkenik nahi dugu gizarte ekintzetan pasa den urtean zeuden gastuak

planteatu daitezke batez ere alderdi jeltzaleak nahi badu aldaketak egin daitezke aurrerantzean

eta bigarrena puntuan nahi dugu lehentasuna markatzea gastu sozialaren kontuan eta hiruean koordinazio handiagoa eskatzen dugu

aldundiak udalak eta erakunde publikoetan herritarren ongizatea bermatze aldera eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna
euskal talde popularraren ordezkariak dauka hitza damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den prieto jaunak dauka hitza

eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den gorospe andreak dauka hitza

zuok berdin isasi jauna izan konfiantza aurrekoan ere esan nizun

bertan daukagun erakunde finantzieroetan eta kutxetan ondo

jendearen babesa daukaten erakundeak dira eta nik uste dut konfiantza

isasi jauna hiru ideia zuk esandakotik

horrela da esan duzu guk esaten dugula horrela da eta ontzat hartu behar da ez

guk legeak betetzen ditugu baina zuok legea

berba egitetik aparte beste ekimen batzuk egin ahal dituzue diskurtsotik aparte

hau legeak aldatzeko lekua da baina nik esango nuke ziurtasun osoz berriro begiratu dut e esan dut begiratuko dut baina bai kasu honetan bai lehen nik neuk eztabaidatu dudan puntuan planteatzen duzue legea ez betetzea baina ez dituzue ekimenak ekartzen

orduan nik ez dakit zergatik diskurtsoak egiten dituzuen baina gero ez dituzuen ekimenak koherentziaz aurkezten diskurtso hori

eta lehen aipatu izan duzu legedia arrotza ez dela ontzat hartu behar madriletik edo europatik datorrena baina hor ere badaukazue koherentzia falta nabarmena

zuek kudeatzen duzuen lekuetan ez dago legedia arrotzik kanpotik etorri arren betetzen dituzue eta adibidea ipintzen dugu

bai berak bai bere lurralde historikoko udal guztiei egonkortasun legea betearazteko zorretan

zuen arabera legedi arrotza madriletik edo europatik datorrena baina zuek kudeatzen baduzue zorrotz

baina beste alderdi batzuek eajk edo beste batzuek kudeatzen badugu ez hori koherentzia falta da

eroan gaituela ona etekinetan oinarritutako finantza sistema batek eta bai

sistema horretan hemengo erakunde

beste eredu bat izan dugulako beste eredu propio bat izan dugulako beste

bat gatoz zelan ez bat gatoz ez gatozena bat da guk hemen kutxek kutxabank eta hemen dauden euskal erakunde finantzieroak honela jokatu eta zuok bai zuek kutxabank besteak ez kutxabank horregatik esaten dugu zergatik

eta esan duzu zuk uste duzu hemen ez direla kutxak defendatu eta nik ez dakit zuok horretan

lasai zaudeten eusko alderdi jeltzalea bai eusko alderdi jeltzaleak beti

lana eta jarraituko du defendatzen kutxak egindako lana kutxabankek egingo duen lana

baina guk defendatuko dugu sistema hau eskerrik asko eskerrik asko

hitza hartu behar eztabaida amaituta bototara jarriko dugu

jatorrizko testua bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai hogeita hamazazpi ez hogeita hemezortzi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

bai erdibideko zuzenketa euzko abertzaleak eta alderdi sozialistak ai barkatu

berriz bozkatuko dugu euzko abertzaleak eta itxaron itxaron ez bai bai euzko abertzaleak eta

ez hogeita hemezortzi jarraian alderdi sozialistaren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai

ez da osoko zuzenketa hau onartu gai zerrendako zazpigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

proposamena egin duen taldearen txanda da euskal sozialistak taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena
aurkeztu eta aldezteko celaá andrea zurea da hitza mila esker presidente andrea

arratsalde on hasteko eskerrak eman nahi dizkizuet taldeei

aurrera eramateko legebiltzarkideok eskolak

begira behar du ikasle baten eskolako sarrerak ezin du iraganerako bidaia izan badaude

horretarako berdintasunaren beharra

zabaltzea internet munduan ikasleen gaitasunak garatu eta banaketa irakaskuntza bultzatzea

ikastetxe zein gelako digitalizazioan

ere giza baloreak sendotu hauek guztiak hain zuzen ere dira oinarri

eskerrik asko celaá andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandan eusko talde popularraren ordezkariak dauka hitza oyarzabal jauna zurea da hitza

eskerrik asko oyarzabal jauna eh bildu taldearen ordezkaria ubera anderea zurea da hitza

guztioi guk hasteko esan behar dugu oso kritikoak garela oso kritikoak izan ginen eta dakizuen bezala

inplementazioarekin eta garapena nola egin zen sentsazioa izan genuen bere momentuan helburu bakarra ordenagailuak erostea eta eskolan banatzea izan zela korrika eta presaka

bigarren maila batetan utzita formakuntza ezagutzaren

metodologia edota ikastetxeetara benetan egokitzea guk hori guztia faltan bota genuen eta iruditzen zaigu horrelako programa bat

hezkuntza eragile guztien iritziak entzunaz eta elkartrukaketa elkarrizketa hori indarrean jarriaz

gure taldeak beharrezkoa ikusten duela sistema edukatiboan hezkuntza sisteman ere teknologia berriak txertatzea eta garatzea

garapen hori era egoki batetan egin behar da irakaskuntza prozesuak egokituz metodologia egokituz azkenean

sistemaren parte diren atal guztiak

egokituta eta berrikuntzan oinarrituta azkenean aplikazio hori probestuz eta etekinak ahalik eta

aurrera jarraitu aurretik goazen benetan ebaluazio bat egitera goazen balorazio bat egitera bertan zuzenketan aipatzen ditugun irizpideen baitan irakasleen formakuntzari dagokiona edo ez irakasleak zer formakunza behar duten

egitea inplementazio prozesuaren inguruan ere balorazio bat eginez ikasleen beharren egokitzapenean inguruan eta irakaskuntzan teologiaren inguruan

ondoren plan bat egiteko neurri konkretuekin eta teknologia berrien

esan behar dugu ere bai gure zuzenketatik kanpo utzi genuela eta ez da gaurko eztabaidako kontua baina aurreratzen dizuegu ere mahai gainean jarriko dugula wi fiaren

aurreko legegintzaldian maeztu jaunak behin eta berriro ekarri zuen kontua uhin elektromagnetikoen kutsadura

kutsadura horrek batez ere biztanleriaren atalik

orduan iruditzen zaigu aplikazio hauek ere bideratzeko orduan kontutan hartzeko gai bat dela eta gai

eta gure plangintza datorrenean hezkuntza eragileekin eta gai horri dagokionean jarraipen estua eta

kontu ipintzeko ikastetxeetan benetan umeen osasunera

teknologia aurreratuen sistema saila inplementatu ahal izateko baina

eztabaida hori azpimarratu pozten garela azkenean beste gakoetariko bat erdibidetu dugu proposamenean hori jasotzen dena da eragile guztien parte hartzearekin

hezkuntza komunitatean beste komunitate eta esparruetan ere

bilatuz eta bukatzeko esango nioke celaá andreari

erdibideko hau hiru talderen artean adostutako erdibidekoa dela eskerrik asko eskerrik asko